egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu eseri bakoitza zuen lekuetan

puntua bosgarren tokian ezda baidatuko dela eta bosgarren puntua seigarren tokian

lehenengo puntua mozioa carmelo barrio baroja euskal talde popularreko legebiltzarkideak aurkeztua donostia bi mila hamasei europako kultur hiriburutza

antolatzeko eusko jaurlaritzaren neurri eta irizpideei buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda barrio jauna zurea da hitza

eskerrik asko barrio jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria den breñas andereak dauka hitza

egun on guztioi lehendakaria sailburua legebiltzarkideak

pozik jaisten naiz atril honetara uste dudalako etxe honetan ardura eta koherentziazko ariketa polita egin dela donostia bi mila hamasei egitasmoarekiko

duela bi asteko eztabaidak balio izan duela gaia bere tokian kokatzeko

bidea egiten laguntzen hasteko eh bilduk egun horretan egindako diskurtsoan

adostutako erdibidekoan aldarrikatu bezala era honetan ppren jatorrizko proposamenak eta zuzenketak hasierakoak injerentzia ukitua bazuten ere talde guztion zuzenketei eta adostasunerako prestasunari esker azkenik proiektuarekiko eskuhartzerik gabeko eta egitasmoari babes osoa adierazten dion erdibidekoa adostea lortu dugu zorionez izan ere esponsorrak lortzeko plana landuta du lantaldeak dagoeneko eta

hasieran patronatuan onartzea aurrikusita dago eremu honetan aukerak ikusi ditu fundazioko talde teknikoak eta honenbestez badauzka bitartekoak martxan lan talde profesionala ari da lanean eta berarekiko konfidantza adieraztea funtsezkoa da eta orain betikoa

bi bide zeuzkan eh bildurekin ez sinatzea eta ohiko jarrera absurdu horri eustea edota arduraz jokatzea eta bide batez bere alderdian gai batzuetarako gutxienez

sinatu dugun erdibidekoa babestuko du bozkaren bitartez baina hala ere nik hemendik egingo diot bigarren biderako gonbita luzatzen diot oraindik garaiz dagoelako eta kasu honetan

egiten dut gure zuzenketan hiru puntu jasotzen genituen egitasmoari bultzada bat

eta erdibidekoan ia ia bere horretan jaso dira eta hori poztekoa da eajren zuzenketarekin erabat ados geunden gurea osatzera zetorrelako

ppren jatorrizkoa bezala gure ustez

azkenean lortu egin da hobetzea osatzea guztion proposamenak halaxe egin dugu denon artean guztion proposamenak hobetu eta osatu eta sei puntu jasotzen dituen

adostu egin dugu proiektuaren herritarren eta herriaren onurarako azken finean

logikoena da alde bozkatzea eta halaxe espero dugu pasako naiz erdibidekoa azaltzera batetik eskatzen dena da legebiltzarrak bere babes osoa adieraztea donostia bi mila hamasei

egin dezan gero legebiltzarrak honako hiru gauza eskatzen dizkio eusko jaurlaritzari

eta horretarako defendatu dezala hiriarentzat lurraldearentzat eta herriarentzat estrategikoa den proiektu hau dagozkion foro

eta kulturaletan bestetik eskatzen diogu eusko jaurlaritzari bete dezala europako kultur hiribururako jarraipen eta aholku batzordearen gomendioa alegia hasierako proiektuaren izpiritua mugatzea

ekintza zehatzak eginez eta hirugarrenik da barrio jaunak irakurri duena babes pribatuaren harira eta bosgarrena da

bere lana egin ahal izatea injerentzia politikorik gabe eta hau adibidez

funtsezko puntua europako batzordearen gomendioek dioten bezala helburua izango da gomendio horiek gogo betetzea

legebiltzarrak hezkuntza kultura eta hezkuntza politikako sailburuaren agerraldia eskatuko du helburua izango da donostia bi mila hamasei ekimenaren garapenaren eta aurrerapenaren berri ematea

gutxienez bilkuraldi bakoitzean behin eta gure iritziz

donostia bi mila hamasei bere ibilbidea arrakastatsuan garatzeko eta kasu honetan babesle pribatuak ere erakartzeko egitasmoa herri proiektu gisa

inor eta ezer baztertu barik mezu positiboak zabalduz eta lantaldeari bidea egiten lagunduz interes politiko eta polemikatik kanpo orain dela gutxi arte bezala ze herritarrek zerbait espero badute politikariongan

jarrera eraikitzailea izatea eta iruditzen zait gaur hemen lortu egin dela eta beraz taldeetako ordezkariei eskerrak eman nahi dizkizuet eraikitzeko eta adosteko erakutsitako jarreragatik besterik ez
eskerrik asko eskerrik asko breñas andrea euskal sozialistak taldearen

eskerrik asko presidente andrea egun on lehendakari sailburuak ez dago askoz gehiago esatekorik erdibidekoa lortu dugu denon artean eta ez da korapilatua izan gainera hori egitea

babesa eta dirulaguntza emango zuten ekimen pribatuko lankideak lortu behar zituela jaurlaritzak eta gure ustez ez dagokio gobernuari horrelako lanik ez da donostia bi mila hamasei fundazioaren kide den beste edozein erakundeari ere

kudeatzen duen lantalde teknikoa da finantzazio pribatua bilatzeko ardura duena eta hori lortzeko dagozkion bideak abiatuz edo eginez patronatuaren lana beste bat da patronatuak eta bertako kide denez jaurlaritzak ere agindutako eginkizunak ondo betetzen ari direla zaintzea da besteak beste ba talde teknikoa finantzazio pribatu hori lortzeko egiten ari direla baino ezin du talde tekniko hori ordezkatu

erakundeek horretara mugatu behar dutela beren lana hau da ekimena ondo beteko dela zaintzea eta ekimena sendoa izan dadin zaintzea beraz proiektua garatzen ari den profesional taldeari lanean

horregatik adostu dugu erdibidekoa ez dagokiolako gobernuari

eta bukatzeko hezkuntza kultura eta hizkuntza politikarako sailburua beti etortzen da eta etorriko da ganbara honetara legebiltzarrak eskatzen duen bakoitzean bestelakorik ezinezkoa delako eta azkenik upydri aldeko bozka eman dezan eskatzen diogu eskerrik asko

zuzenketak aurkeztu ez dituzten taldeetara pasatuz mistoa upyd

eskerrik asko maneiro jauna

barrio jauna eh bilduren ordezkariak ez du hitzik hartu behar

euzko abertzaleak ez du hitzik hartuko eztabaida amaitu denez

barrio baroja jaunaren mozioaren testua bozkatu dezakegu

bozkatu dezakegu testu originala bozkatu dezakegu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

aho batez onartu da erdibideko zuzenketa gai zerrendako bigarren puntua honako ekimen hauek batera eztabaidatu eta behin betiko ebazpena hartzea mozioa gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak aurkeztua

eztabaida eta behin betiko ebazpena euskal sozialistak legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena eroskiren mendeko finantza ekarpenen trukeari buruz maneiro jauna zurea da hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

gracias eskerrik asko maneiro jauna euskal sozialistak taldearen ordezkariak dauka hitza bere ekimena aurkeztu eta aldezteko

eskerrik asko presidente anderea señorías lehendakari

por mi parte nada más y muchas gracias eskerrik asko sarasua andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria den

honela dio guk aurkeztutako zuzenketak legebiltzarrak

gure bigarren puntuan honela dio legebiltzarrak jaurlaritzari eskatzen dio bete dezala ekainaren seian onartu zen mozioa

legebiltzarrak jaurlaritzari eskatzen dio sesioaldi honetan aurkez dezala kooperatiba lege berria

kooperatiben finantziazio sistema gisa y así lo defendimos

zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz damborenea jauna

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den tellería jaunak dauka hitza

legebiltzarkideok egun on denoi el otro día

fiskal nagusiari deitzea edo estatutuaren

helmuga zein den ez dakigu akaso hagako auzitegia edo nazio batuak zuk demagogia eginez esan dezakezu hara iritsi behar ezkero iritsiko bagara baina jakin badakizu ez daukala inolako zentzurik

epaiketa horretako fiskalak dagoeneko definitu du bere jarrera

ikusiko duzu zer eskatzen duen fiskalak aintzat eta hartzea eroskiren aurkako salaketa zilegi ez den publizitateari buruzkoa

lanean hasi zen bi mila hamabian eskaerak jasotzen hasi zenean zuri

egiten ari da egin beharrekoa iristen zaizkion kontsulta guztiak erantzuten ditu

zertarako esango dizut azken finean guzti hori zuk jakin badakizu duela hamar egun osasun batzordean

tellería jauna erantzunen txanda sartuz mistoa

gracias eskerrik asko maneiro jauna euskal sozialistak taldearen ordezkaria den sarasua andreak dauka hitza

eskerrik asko señor munain

andrea eh bildu taldearen ordezkaria den lópez de munain jauna zurea da hitza isiltasuna mesedez

euskal talde popularraren ordezkaria den damborenea jaunak dauka hitza

eskerrik asko damborenea jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den tellería jaunak dauka hitza

bozkatuko dugu mistoa upyd eta euskal sozialistak sinatu duten erdibideko zuzenketaren bigarren laugarren eta bosgarren puntuak bozkatu ditzakegu

bozkaturiko puntuak ez dira onartu jarraian bozkatuko ditugu hiru sei eta zazpi puntuak bozkatu ditzakegu

emandako

bozkatu ditugun puntuak onartu jarraian eh bilduren osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

ez da onartu gai zerrendako hirugarrena puntua mozioa

bilbon martxoaren hiruan eta lauan egingo den gailur ekonomikoari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena ekimena aurkeztu duen taldearen
txanda matute jauna zurea da hitza eskerrik asko presidente andrea lehendakaria sailburuak legebiltzarkideok egun on datorren astelehenean
martxoaren hiruan nazioarteko finantza erakunde nagusietako eta enpresa trasnazional ezagunenetako ordezkariak datoz bilbora

inongo lotsarik gabe haiek diseinatutako politika bihotz gabe eta krudelak

baina herritarren gehiengo probetu ez ezik beren neurriek sistema kapitalistaren krisiak eragindako ondorioak konpontzeko inolako

eta ez dute izango langabeziaren hazkunde ikaragarria eta eskubide sozialen galera masiboa besterik ez dute lortu zerbitzu publikoak desegin dituzte

murrizketen gurpil gaiztoan murgildu dira bestelako irtenbiderik ez dela ziurtatuz eta gezurra da alternatibarik ez dagoela beraiek inposatzen digutenaren aurrean besterik ezin dela egin batzuk dirua metatzen duten bitartean gainerakoak gehiengoak behekoak

euskal herria bildu osatzen dugun gizon emakumeok argi dugu zein den gure lekua eraldaketa soziala eta burujabetzaren bidetik gure bidea egitera eramango gaituena horregatik

herri honetako gehiengo sozialarekin batera besterik ez mila esker eskerrik asko matute jauna
zuzenketak aurkeztu dituzten txandara pasatuz mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

eskerrik asko maneiro jauna euskal sozialistak taldearen ordezkaria den prieto jauna zurea da hitza

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den gorospe andereak dauka hitza

guztioi matute jauna hau da zuk irakurri duzun dokumentua dokumentu hau eta adituek izenpetzen dituzten dokumentu guztiak

aztertzen ditu sakon eta gogoetak egiten ditu adituen dokumentu guztien harira beraz hau ikusten duzunez oso landuta daukagu baita gure jarreraren aurrerapena eboluzioa eta beti ideia guztietara oso irekita gaudela zurekin jarraitu dut testu bera irakurketa egin duzuenez

euzko alderdi jeltzalearen jarrera munduko diru funtsaren gainean esan duzu

epeltzen ematen duela dagoela jaurlaritza bere jarrera baina hori ez da horrela euzko alderdi jeltzalearen jarrera gai honekiko aspalditik finkatuta dago eta gogoratuko dizut legebiltzar honetan bertan

azaroan izandako eztabaida bat ordukoan gure legebiltzar taldetik

gure alderdiaren jarrera eta erdibideko zuzenketa bat sinatu zuen orduko horretan

irakurriko dizut eusko legebiltzarrak exijitu egiten du

eta ez merkatuen interesen menpe legebiltzarrak nazioarteko erakunde

eskatzen die hori kontuan har dezatela baldintza ekonomikoak eta doikuntza estrukturalak diseinatzerakoan

ondorengoa eskatzen die inplikatutako erakunde guztiei bereziki nazioarteko diru funtsari eta munduko bankuari beren politikak diseinatzean oinarrizko irizpidetzat har dezatela giza duintasuna

eta beren baliabide guztiak bideratu ditzatela nazio batuen erakundeak bultzatutako milurteko garapenerako betetzera hori da euzko alderdi jeltzalearen jarrera hori da euzko abertzaleak legebiltzar taldearen jarrera aspaldidanik zehaztuta dagoena eta ez zuek aipatu izan duzuelako aipatzen izan dituzu

iraultza boltxebikea baina kontua da guk ez duguna ezagutzen da zuen eredu propioa hori da kontua

zuena aipatzea egindako interpelazioan

azaldu zituen zeintzuk diren bere hiru helburuak

argi utzi zuen ez dela antolatzailea jaurlaritza ez daukala ezelango erantzukizunik antolatzaileen artean gonbidatua dela eta

ekonomi politikaren hamar lehentasunak lehenengo helburuen artean harrera egitea

herrirentzat mota honetako ekintzak mota honetako foroak antolatzea

eta euskadiren izena munduan kokatzeko laguntzen du ekimen ezberdinetara irekita dagoen herri bat gara esan nahi dizut zuk

aipatu izan duzula eta gu apalak garela la humildad no es servilismo gu apalak gara herri irekia eta herri apala

ikasteko prest agertzen gara baina horrek ez du inondik inora esan gura gu serbilak

esan dugunez edozein herrirentzat erronka bat da eta arduradunentzat lehendakaria edozein herriko arduradunentzat eta gure herriko arduradun ezberdinentzat

gainetik dagoen autoritatea da eta bera eredu izan behar da bere kargua denen gainetik dago eta horrek ez du esan gura

berak bat egiten duenik han defendatuko denarekin

ordezkatzen dutenekin entzutea aipatzen zuen lehendakariak bigarren helburu lez apaltasunez esaten zuen apaltasunez gehiago ikasteko gogoa agertzea horregatik aztertu behar dira dokumentu guztiak horregatik defendatu behar dira norberaren posizioak norberaren eredua aukera dagoen guztietan

aberasterik beste batzuen pentsaerak eta ideiak entzuten ez baditugu aurriritziak ekiditzea guztiz beharrezkoa da esan zizun

gailur ekonomiko honetan konpetibitate eta internazionalizazioari buruz arituko dira berbetan bertaratutakoek

ez ditugu babestuko baina apaltasunez berriro diot entzun behar da eta ikasteko prest agertu

herri txikia gara eta kideak eta aliatuak behar ditugu bidean euzko alderdi jeltzalearen berezko jarrera badakizue ondotxo zein den

ez da galdu behar aukerak behar ditugu garapen ekonomikorako enplegua sortzeko aberastasuna sortzeko

defendatzeko eta mantentzeko bilduk agian pentsatuko du pankartaren atzean oihukatzen egonda aukerak sortuko direla

atzean oihuka egon da ez da ezer lortzen aukera bat da esan dugun moduan euskadi eredua defendatzeko zuen modelo alternatibo hori ez dakigu zein den antimodeloa da

en euzko alderdi jeltzalea seguiremos trabajando guk lanari ekingo diogu beti egin dugun moduan gure alderdiaren jarrera

argi dago zehaztuta bi mila hamabiko hauteskundetan aurkeztu genuen programan

hamarkadako krisi larritik ere atera ginela eta aurrerantz jarraituko dugula eta gure eredua

eta gizarte berdintasunean oinarrituta dagoela hori da beti defendatu izan dugun eredua hogeita hamabost urte lanean honetan erakunde publikoetatik

abertzalea non egon da kritikatzen orduan ere alderdi sozialistarekin sinatu genuen akordioan ere lehenengo sarrera irakurtzen baduzu

zein den egoera honen aurrean jarrera jaurlaritzak argi eta garbi dauka bere jarrera eta ekonomi politika zehaztuta aurrekontuetan

irakurri dizut erdibideko zuzenketa erakundeei buruz gure

aukera gure eredu propioa aurkezteko eskerrik asko eskerrik asko gorospe andrea